eskerrik asko mahaiburu andrea lehenik eta behin ortuzar jauna aipatu da espero nuen eta utzidazue bi hitz horri buruz esatea zeozer esatea

nolabait esatearren jokatzen du beste hedabide pribatuekin lehian ibiltzen da eta denak badakizue

horren arabera lan harremanetarako eta kontratuetarako dagoen legedia bete behar duela beste gainontzeko irrati telebistak bezala hau ez da monopolioa baizik eta badaude beste irrati telebista eta pribatuak gainera eta zuek badakizue legedia aldatu

enpresa pribatu bati esate baterako pasatzen zaio beste gauza bat da eta hori

gure konzepzioa ez da eitb ba cubako telebista edo al jazeera bezala

eta esan zuen ez dut uste arazo laboral baten aurrean aurkitzen garenik eta eskaini duzun

eskaini duzun bezala nik eskertu egiten dut punto

untxiren bat baita ere txisteratik uste dut benetan ateratzen ari zaretela eitb ko zuzendaritza denekin eta zuekin baita ere leialtasunez eta gardentasunez jokatu du

ezta ere apurtutako akordiorik ez

eta nik esan nahi nizun banaka banaka

hitz egiten ari garen kontratu horietaz orduan horrek ez luke arriskuan jarriko bi mila hamaseian plantila estrukturalari buruz hitz egin behar dena eta ere bat instrumentala dela bai ordea kokildu egin zarete benetan kokildu harrigarria bada ere

baina elektoralismoa eta urduritasuna zuena eta beste batzuena
nik uste agerian geratu dela eskerrik asko eskerrik asko uribe etxebarria jauna

eh bildu taldearen ordezkariak urruzuno jauna zurea da hitza

azaroan iturberen dimisioa hizketa gai izan genuenean

lehendakariari zuzendu nintzaion esanez gure babesak edo gure konfiantzak zuen prezioa zero llanos andrea zero zela

guk horrela funtzionatzen dugu egiten dugu hausnarketa bat hausnarketa politikoa momentukoa eta horren arabera erabakiak hartzen ditugu

a cambio de qué esatea zuen eskemak agian hori eskatzen du ez gaur gaurkoa da

eta badakigu bere garaian ere maite iturberen izendapena hemen ere eitb taz oso gutxi zuten zuen akordio batetan egin zen

egin zen bien artean egin zen eta eskema igual hori inperantea da zuen artean guztion artean

euskal herria bildu ez da horretan sartzen inoiz egiten ditugu balorazio politiko batzuk

erabakiak hartzen ditugu ze ondo dago momentu honetan eta ulertu dezaket ere esatea elektoralismoa hipokritak ihauteriak bai bai bai baina

eta gaur maite iturberen dimisio eskaera

sozialisten arteko transakzioa aurrera aterako da eta beste zuzendari bat jarri beharko da ez

eta guk uste dugu orain dela bi urte izan behar zena gutxienez ea posible den

eta uste dugu inflexio puntua izan behar dela eitbn herri honek behar duen hedabide publiko baten inguruko eztabaida eta adostasunak lortze aldera behingoz kanpo proiekzioan zein barne kudeaketan

espero dugu maite iturberen izendapenaren harira bi mila hamairuan emandako eztabaida gainditzea esan genuen

nahikoa da zuzendari bat izendatzeko

ez da inondik inora nahikoa eitbk momentu honetan herritarren aldetik galdua duen atxikimendua lortzeko eta denborak denborak arrazoi eman digu orduan eskaera bat eskaera bat eta mentalitate horrekin ari zareten guztioi

espero dugu alderdi batzuen arteko akordio sekretu batean ez geratzea eitbtaz gutxi edo ezer ez duen akordio batean postuak tarteko

ez dugu topo egin nahi ezinbestekoa den

itxiko dion beste pnv pse akordio batekin ez dugu topo egin nahi lehentasunetaz

nahi dugu eman aukera hori guztion artean horretaz hitz egiteko eta horren arabera akordioak

baldin badaude euskal herria bildu prest egongo da aurrerantzean ere hartu beharreko ardura eta konpromiso
guztiak hartzeko eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna

eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

geratzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on denoi javier batarrita

mila bederatziehun eta hirurogeita batean bilbon guardia zibilak kontrol batean eraila manuel andueza elizalde berakoa

espainiar poliziak errepide kontrol batean eraila

eraila mila bederatziehun eta hirurogeita hamairuan urte berean jokin diestre barroso

guardia zibilak hila errepide kontrol batean mikel salegi urbieta donostiarra

abenduan guardia zibilak hila hirurogeita hamabosteko hasieran emilio pérez pérez lezaman erahila eta urte berean felicitas maria alexandra leckett turista alemaniarra donostian hila nazionalak egindako errepide kontrol batean hilabete bat beranduago kepa josu etxandi guardia zibilak hila

felipe suárez delgado zarautzen eraila gonzalo pequeño moyano mila bederatziehun eta hirurogeita hamazazpian sestaokoa efrén torres hirurogeita hemezortzian arrigorriagan felipe carro flores

josé emilio fernández pérez elorriokoa guardia zibilak errepide kontrol batean hila diego alfaro orihuela bera jerez de la fronterakoa hirurogeita hemeretzian basaurin

poliziak egindako errepide kontrol batean urte berean francisco caballero requejo urte horretan mikel arregi marin etxarri aranzkoa lakuntzan hila maría ángeles barandiaran larrañaga eta victoriano agiriano kortazar senar emazte bergararrak mila bederatziehun eta laurogeita bian

hila hemen gasteizen hiru egun beranduago

alegikoa lasarten hila azken biak

josé luis lópez de turiso plentzian hila guardia zibilak errepide kontrol batean

sortutako istripuan eta maría jesús amigot otxoa

errepide kontrol batean sortutako istripuengatik hila mesfidantza guztiak uxatzeko horietako

arruntak xumeak horietako inork ez du egia edo justizia jaso inoiz ez ziren kasuak argitu

eduki nahi ditugu errekonozitu nahi ditugu memoria daukagulako zuentzako agian beste biktimak izango dira

polizialen ondoriozko biktimak agian borroka antiterroristaren kalte kolateralak akaso

biktimak edo kalte kolateralak hori da nik dudan inpresioa zuek jarritako emendakinak irakurrita

erdibideko emendakin hau irakurrita guardia zibilaren eta polizia nazionalaren presentzia euskal herrian landu dugu jada ganbara honetan aurrekoan mezu argi bat bidali genien segurtasun indarren atzera egiteko eskakizuna egiten genien mezu zuzena mezu

oraingo honetan horrenbeste heriotza

ehunka zauritu eta milaka eta milaka kaltetu sortarazi dituen errepideetako kontrolen praktika honekin amaitzea proposatzen dugu ekimen honen bitartez irmotasun osoz

oraindik mantentzen diren kontrol militar hauek gaur gaurkoz

kontrol hauek desagertu behar direla behin betiko horretarako hiru argudio ematen ditugu

erreparatzeko eta gaur egun errepikatu ez daitezen bermeak emateko kontrol hauetan oraindik pertsonen eskubideak inolako justifikaziorik gabe urratzen direlako

baita ere eskuduntzen eskusartze injustifikatua delako hiru argudio

adibideekin berez oso garantistak ez diren beste estatuetan alemaniako edo estatu batuetako sistemetan adibidez kontrol bat egin ahal izateko helburua ez da nahikoa helburuak ez baitu dena justifikatzen sospetxa bat behar da

pertsonalizatua zehatza eta pertsona identifikatu baten kontra hemen seguritate helburuak pertsonen eskubideen gainetik ipinita guztiok gara sospetxoso kontrol baten biktima potentzialak edonor eh bilduk nahi du

gure mendietan gure kaleetan gure herrietan oraindik ikusten ditugun kontrol militar hauek desagertzea euskal herria desmilitarizatzea nahi dugu era integral batean propaganda armatuak suposatzen duen arrabioa behin betiko desagertzea nahi dugu

egin omen dira edo hori da behintzat ertzaintzari notifikatu omen zaiona horietako batzuk arrisku egoera sortu ditu

ordain sarietako lekuetan bihurguneetan tuneletan horietako kontrol bik bata

istripuak gainera sortarazi zituzten arriskua bider

urteko hau da dagoena eta hau ezin da zoriaren esku halabeharraren menpe utzi orain dela gutxi beltrán de heredia sailburuak esandakoak

seguritatea bada berdin da pertsonaren seguritatea estatuaren arrazoia arrazoi logikoaren gainetik jartzen delako

gainetik ipintzen direlako beste interes batzuk

beste testuinguru batekoak betikotu nahi direlako ez da momentu ona pertsonen askatasun eta eskubideentzako hori ondorioztatzen da

antiterrorista horretatik paktu honek emango die aitzaki gehiago justifikazio berrituak

areagotzeko gure lurraldean artifizialki sortutako alarma berriak giza eskubideak berriro ere murriztuko

sortaraziko dituzte eta nire galdera hauxe da eaj ko jaun andreak zer egingo duzue orduan
baita ere eskuduntzen atzetik ezkutatu eskerrik asko eskerrik asko
arzuaga jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

responderlas gracias eskerrik asko maneiro jauna

presidente andrea legebiltzarkideok iazko ekainaren hamairuan

guardia zibila eta polizia nazionalaren beren eskumenen eremura moldatzea eskatu zuen akordio berean segurtasun batzordea batzar zedin

ez zen orduan lehenengo aldiz horrelako bat eskatzen zela

bere horretan jarraitzen dugu gaurko debatearen zioa eta ordukoa ez ziren itxuraz berdin berdinak baina oinarrian dagoena gai berbera da

eta estatuaren segurtasun indarren egokitze eta atzera egitearena gaurkoan

hau ere oraintsu izan zen eztabaidagai osoko bilkuran maneiro jaunak esan duen bezala joan den azaroan eta alderdi popularrak eskatuta segurtasun sailburuak azalpenak eman zituen hementxe bertan eta guk

bat egiten dugu guztiz bat egiten dugu goitik behera onartu eta geureak egiten ditugu bere orduko hitzak maneiro jauna

larregi luzatu behar eta azalpen berriak eman behar are gutxiago ordukoak

gaur egin duzun bezala edozein poliziaren geldiarazte eta kontrolek eragozpenak sortzen dituzte herritarrengan

eta munduko puntan ere berez doa guztion segurtasunerako inoiz kalte txikiak jaso behar izana baina gizarte demokratiko heldu batean neurtuak izan behar dira eta beti helburu zehatz

beraz arazoa ez da kontrolak izatea ala ez baizik eta honek behar besteko justifikazioa eta proportzionaltasuna

ala ez eta badirudi gure kasuan ez dela horrela espainiako estatuaren polizia ratioa europako altuena da sup sindikatuaren datuen arabera mila biztanleko bost koma lau polizia

biztanleko europar batasuneko proportziorik altuena

mundu osoko altuena ere bai europar batasuneko kide diren estatuen proportzioaren bikoitza hain zuzen ere horra hor

alemanian esate baterako bi koma bederatzi frantzian hiru koma bost

belgikan hiru puntu zazpi finlandian bat puntu lau gurean aldiz

hori gutxi balitz legearen arabera bakoitzak bereari ekin beharrean

estatuaren segurtasun indarrek legez ez dagozkien dihardute behin eta berriz urtean zehar ezartzen diren kontrolen kopurua eta moduak horrela adierazten dute era nabarian eta gure errepideetan askotan ikusten ditugu portu aireportu kostak mugak

edo eurenak diren beste eskumenekin zerikusirik ez dituzten hainbat kontrol

areetako peajean esaterako ostegunero jartzen dena

bi mila hamairuan eta bi mila hamalaugarrena urtean

jarri izan ditu guardia zibilak honek segurtasun sailari komunikatuak behintzat ez dirudi beraien konpetentziei egokituak direnik ez kopuruan

zuzenketari aurkeztu zuen talde txanda pasatu talde popularraren ordezkaria den

eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko berriro ere saiatuko naiz ordenean erantzuten

iturrate jaunari esan nahi diot egia da

horretara bakarrik mugatzen zarete zeuen erdibidekoan eta ez da bakarrik

ez da eskuduntza soila ez da banaketa konpetentzial hutsa hori da pixka bat erkorekak azkenengo operatiboari egiten zion erantzuna hau da guardia zibila dator kasu horretan abokatuak atxilotzera eta erkoreka jaunak esaten zuen arazoa zela konpetentziala deslealtad competencial esaten zuen

beste bat zen arazoa motiboa da arrazoia da zergatia da

kontrolen helburua zein da eta hori da galdetu nahi dudana zuk ere esaten duzu ez dagoela arrazoia

hemen argitzea ez badago arrazoia ez badago helburua orduan zer dago atzean eta horregatik nik esaten dut dela mantentzea hemen sinbologia armatu bat herri honetan nolabait okupazio itxura bat mantentzeko

harritzen nau proportzionalitateaz ere hitz egiten duzula nolabait

jauna gogorarazi nahi dizut iturrate jauna bi mila hamairuko abenduaren hemeretzian hemen erabaki genuela

gobernu ordezkariaren jarduna herritarren oinarrizko eskubide eta askatasunak murrizten dituelako

desagertzea eta gaur zentralitatea ematen diozue berari apelazioa egiten diozuelako

ez desagertzeko baizik eta egokitzeko orekatzeko proportzionaltasun batean ez dakit pentsatzen duzuen berak erabaki behar duen

baino badaukagu borondate bat dela herri hau

eta bide horretatik jada urratsak ematen ari direla beste batzuk ez duzue nahi

ez duzue nahi ezta ere besteek desmilitarizatu daitezen hortan ikusten dugun zeinek daukan jarrera eraikitzaile bat

zeintzuk diren bakearen eta bizikidetzaren oztopoak baino ez herri honetan eskerrik asko
arzuaga jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

y porque euskadi forma parte de españa eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak ares jauna zurea da hitza

presidente andrea legebiltzarkideok arzuaga jauna gure argudioak ezartzeko eskubidea izango dugu eta zeintzuk eta zelan argumentatzen dugun helburuak lortzeko bidea edozein kasutan ere gure helburua orain eta lehen ere ertzaintza

gure herriko polizia integrala izatea eta izatera heltzea izan da eta izango da

zuei zaila egiten zaizuena zuekin bat ez datorrena zuek ezin duzuena irentsi ez duzuelako ertzaintzarekin bat egiten eta ez duzuelako

onartzen ertzaintza herri honen polizia integrala izan dela dela eta izango dela

leialtasunez sekula santan ez duzue jokatu ez bakarrik leialtasunez jokatu kontra modu guztietan estrategia zibilean eta militarrean modu guztietan horren kontra egin duzuela

urtetan eta urtetan desmilitarizaziaoren aldeko diskurtsoa egitea tribuna honetan

eta ez dugu urquijo jaunari bermerik eskatzen

guardia zibila eta polizia jarri dezala bere konpetentzietan lanean eta ez beste guztietan hori da eskatzen dioguna eta eskatzen diogu hain zuzen ere bera delako hemen dauden guardia zibila eta polizia nazionalaren burua edo jefea

euskal talde popularraren ordezkaria llanos anderea zurea da hitza

eguraldiaren partea txarra denez jarraitzea proposatzen dut

gai zerrendako seigarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena ffnu bi mila hamalau familia nekazaritzaren nazioarteko

buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria fresno andrea zurea da hitza

zuzenketari aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna ez dago

eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza lazarobaster jauna zurea da hitza

ekimen hau egia esateko kontraesanez beteta ikusten dugu eta labur bada ere saiatuko naiz kontraesan hauek azaltzen lehenengo eta behin bi mila hamalaua familia nekazaritzaren nazioarteko

inguruko ekimen hau bi mila hamabostean aurkeztea bi mila hamalau urte guztia horretarako

data gaindituta daukala gainera esan behar da bi mila hamalauan bertan ere nazioarteko egun honek ez zuela

izan hemen eta ekimena orain aurkeztuta gainera ikusten duguna da ekimena aurkezten duen taldeak berak ere

kontraesanetan jarraituz familia nekazaritzaren nazioarteko egunaren inguruan jakin badakigu

multinazional bat da gaur egun kaiku korporazioa instalazioak ditu munduan zabalduta eta bere produktuak ere munduko edozein txokotan saltzen ditu eta korporazioaren jabea gainera suizako da eta hau oraindik ere askozaz ere multinazional handiagoa da

milioi euroko fakturazioa bost mila langile eta abar hortaz honelako

sustatzearen alde daude ala beraien aurpegia nolabait zuritzeko ematen diote babesa honelako ekimenei bestetik eh bilduk

elikadura burujabetzaren inguruko eztabaida eta orduan eaj eta ppk aurka

sutsuki gainera eta orain ikusten duguna da eta nahiko era kuriosoan ekimen honetan bertan

más agroecológicas eta onartzen ari zaretena da elikagaiak ekoizteko herriek duten eskubidea eta baita onartzen ari zarete

ez naiz kexatuko baina zuen jarreretan bai

eta kontraesanak eta kontraesanak besterik ikusten ez dugunez gure babesik ez diogu emango ekimen honi eskerrik asko